moduan gai zerrendako

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda oyarzabal jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldeko ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

mutilatua da eztabaida azalekoa da ikusten dugulako benetako eztabaida

daukagula eta benetako eztabaidari ez diola heltzen pena bat da gure ustez zero hiruaren

lehen eztabaidetakoa finantziazioaren inguruan izatea hau da

hutsaren inguruan izatea noski finantziazioaz ere eztabaidatu behar dugula baina guri iruditzen zaigu hemen

eztabaida bat ondoren azalduko dudan bezala

ere bada gaurkoan eztabaida hona etorri da ez jaurlaritzaren eskumenekoak diren haurreskolen inguruan eztabaidatzeko baizik eta ikastetxe pribatuen inguruko haur eskolen inguruko eztabaida bat da orduan gure ustez tristea da hori

argi eta garbi esplizituki hitz egiten da ikastetxe pribatuetako finantzazioaz baina partzuergoko haur eskolen inguruan hitz egiten denean

geratzen da zehaztasun handiagoan sartu gabe eta benetan ez dakigu hau zertara datorren oreka bat irudikatzeko etengabe hartzen diren erabakiekin sareen arteko lehia eta desorekaren aurrean

edo benetan haur eskolaren inguruan

gauzak nola dauden jasota zalantzak sortzen zaizkigu baina esan dudan guztiagatik ez da gure asmoa bi sareen arteko

baina ulertzen dugu orain arte jaurlaritza horretan aritu dela azkenean hartu diren erabakiekin

joan da eta bestalde ikastetxe pribatuak

joan dira eta guk garbi daukagu administrazio publikoarentzat lehentasuna izan behar da herritar guztientzat ume guztientzat plaza publikoa

ikastola eta eskola publikoaren artekoa eta hor eztabaida bat eman beharko da bere momentuan patxada handiz benetan publikotasuna eta

baina ezin duguna da administrazio publikoetatik tranpak zirrikituak bilatu kontrako norantzan joateko

eztabaidatu egin behar dugula baldin eta gure hezkuntza sistema propioan sinesten baldin badugu eta guk gure hezkuntza sistema propioan sinesteaz gain

garrantzitsua eta funtsezkoa dela baina lehen esan dudan bezala ikusten duguna da momentu honetan plaza publikoak ez direla bermatzen

garestiagoa dela pribatuetan baino lehia bat dagoela desoreka bat dagoela

ikastetxe publikoak egiten zaien bezalako jarraipenik egiten eta beraz hor sareen arteko oreka

eta hor dago matrikulazio irizpide desberdinduak kuota irizpideak ibilbide osoaren eskaintzak eta hainbat adibide non ikusten den esku artean daukagun erronka

hezkuntza sistema propio sendo bat eraiki behar dugula beraz gure aldetik noski

noski baietz sareen arteko oreka eta guzti horretarako noski baietz ezarri beharreko irizpide neurri kontrol

baina noski ere zalantzarik gabe zero hiru adin tartearentzat etapa unibertsal eta doakoa hezkuntza sistema publikoaren baitan

gure helburua finean eskubideak bai baina betebeharrak ere bai guztiontzat guztiontzat berdin behintzat diru publikoa jasotzen den eta erabiltzen den bitartean baina lehenengo hausnarketa hau eginda ikusten dugu

esan dudan guztiagatik hor fondoko hausnarketa bat eginbeharra daukagula baldin eta etorkizunera ba epe luzera begiratu nahi badugu eta gainera orain ikusten dugu aukera paregabea daukagula hausnarketa honi heltzeko

eztabaida eta eztabaida horren baitan ere eztabaidatu genezake zero hiru etaparen inguruko ereduaz

beste hainbat ezaugarriz nola

etapa ziklo oso bat bezala zatikaturik gabe nola txertatzen dugun hezkuntza sisteman hezkuntza proiektu integral bezala ikusita momentu honetan zatikatua

sarearen edo sareen definizioa matrikulazio sistema definituko beharko da zeren eta momentu honetan haurreskola partzuergoak dauka matrikulazio sistema bat eta ikastetxe pribatuek daukate beste bat

ez doaz batera hemen gauza asko ditugu benetan

hausnartu beharko dugu ere matrikulazio sistema hausnartzearekin batera gaur egungo eta etorkizuneko errealitateari

zero hiru etapaz hor denok dakigulako zero hiru etapa hezkuntza proiektu bat

gizartera begira beste funtzio bat betetzen duela hor dator familiaren

familiakoa pertsonala uztartzera doana emakumearen emantzipaziora begira doana eta hor

kokatu beharko ditugu eta horri guztiari

definitzen joan beharko gara benetan zero hiru etapa sendo bat umea ardatz izango duena

dagoen bezala eta benetan hezkuntza sisteman ibilbide osoaren eskaintza horretan txertatua egongo dena

honi hasiera emateko daukagu legez besteko proposamen bat aurkeztuta non azterketa bat proposatzen dugun ponentzia bat proposatzen dugun hor eragile guztiekin batera eztabaida horri ekiteko patxadaz gauza guztiak mahai gainean jartzeko eta heltzeko

izan eta gu ere egia da horretan ere gure zuzenketa ere oso mugatua

aitortu beharra dugu ere guk ez dugula oso fin jokatu baina mugatu dugu ikusita zein zen gaurko eztabaida baina bai nahi izan dugu gaurko eztabaidatik tira egin

etorkizunera begirako erronka horri heltzeko eta benetan hausnarketa sendo bat emateko

bide horri ekiteko guztion artean

eztabaida sakona dela garrantzitsua dela

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andereak dauka hitza

gogoratu nahi nuke bi mila hamairuko aurrekontuan

gure buruari zuzenketa bat jarri geniola gai honetan

izan ere hogeita bat milioiko partida zen hasieran zegoena eta hori igotzeko proposamena egin genuen gutxi iritzita

ez iazko partida celaá andrea guri gustatuko litzaiguke

ikasturteko partida mantentzea hogeita hamasei milioi euro algunas reducciones hogeita hamasei milioi eurotik hogeita sei milioira bi mila hamabi bi mila hamairura ez dira algunas reducciones

dagoeneko argitaratu da bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturterako titularitate pribatuko zerotik hiru urte arte bitarteko haur eskolen diru laguntzen agindua

denok ezagutzen dugu uriarte sailburuak ez du izugarrizko

hirurogeita hiru milioiko kopuru globala izango dute jakin badakigu

onak izan pasa direnak eta esan dudan bezala aurtengoa ez da izan aurreneko jaitsiera

hamar milioi euro gutxiago dute eta tabla eginda dago eta konstantzia

jauna ez da ehuneko hamareko murrizketa ia ia ehuneko hogeita bederatziko murrizketa izan da lau ikasturteetan zuek

beraz bi mila hamairuko aurrekontuan hogeita bat milioi izatetik

uda honetan jaurlaritzak egin duen esfortzuari esker bi koma hiru milioi gehiago igo ditu bukatu gabeko proiektuak miatu ditu abuztuan jaurlaritzak

eta exekutatu gabeko proiektuetatik bi koma hiru milioi gehiago igotzea lortu du

eta gainera kontuan hartu beharreko detaile batekin eta da datorren ikasturterako ere kopuru bera mantenduko dela hori esan du hori hitz eman du gobernuak

gure ustez gehikuntza ederra lortu da gobernuaren aldetik bizi dugun egoera ekonomikoa eta soziala kontutan hartzen badugu

guztiok gaudelako jabetuta egoeraren larriaz eta ez dago kontu honi buruz gauza gehiago esan beharrik horregatik egiten genion erreferentzia aurrekontu araugintzari gure zuzenketan esanez

eta aurrekontuaren araugintzan indarrean dauden erabakien arabera eta gero aipatu duzu bigarrengo puntu bat erdibidekoan lortu duzuena

bilduk ere beste zerbait erantsi diola eta ez dugu ezagutzen testu berria

gure iritzia emango dugu erdibidekoan talde popularrak eta sozialistak banatu duzuen horretan bigarrengo puntuari guk baiezkoa emango genioke

baina horretarako puntukako bozketa eskatuko genuke eta kasuan hori izango balitz testu osoa

haurren bizitzako lehen urte horiek zein garrantzizkoak diren badakigulako

hizkuntzak jarrerak eta errefortzu fisiko eta psikologikoa hobetzeko

eta hori aitortu nahi dugu hartzen dituzten haurrekiko erantzukizuna makala ez delako

antzematen dituzten lehenak beraz jaurlaritzarekin duten harreman bidean lanean segitzeko proposamena luzatzen diegu hemendik eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

oyarzabal jauna eh bildu taldearen ordezkaria ez duzu hitzik hartu

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

bi mila hamalau bi mila hamabost ikasturterako mantenduko dela aurtengo kopuru bera beraz bi mila bederatzitik

partida honek jaitsierarik sofrituko ez duena lehenengo aldiz

celaá andrea ni ez naiz aditua izango matematikatan baina zu ere ez kalkuladora batekin egin beharko ditugu kontuak zergatik

gure gobernuak erantzukizunez jokatzen duen gobernua da eta hori behin eta berriz erakutsi du krisitik ateratzen joango garen neurrian

responsable eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea puntuka

osotasunez bozkatuko dugu eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena zerga informazioa foru aldundien artean elkar trukatzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

arratsalde on guztioi gaur hona ekartzen duguna

tresna oso baliagarria deritzogun ogasun ezberdinen arteko zerga informazioa elkartrukatzeko datu baseen arteko interkonexioa

eraginkor aritzeko ez duela balio soilik informazioa elkartrukatzea arintasuna eta bizkortasuna behar da

eskerrik asko bestela askotan eta hori egunero ikusten ari gara berandu aurkitzen da iruzurra eta iruzurgileari dohain ateratzen zaio

era eraginkorrago eta azkarrago batean iruzurra aurkitzea ahalbideratzen digu askotan entzun dugu hemen legebiltzarrean iruzurraren kontra neurriak

iruzurraren kontra instituzio ezberdinek eskura dituzten baliabideak indarrean jarri behar dituztela iruzurraren kontra jada lan bat

egunero ikusten duguna da iruzurra hor bertan dagoela iruzurrak min handia egiten diola gure gizarteari gu

iruzurrak denon onurarako izan behar diren baliabide ekonomiko publikoak iruzurraren ondorioz ez direlako izan beharko zirenak

batzuk ez dutelako egiten euren irabazi edo ondareengatik egin beharko luketen ekarpena

batzuk ez dutelako betetzen gizartearekin duten zerga betekizuna azken finean

ordaindu behar dutena eta egoera hau delarik euskal herria bildutik esaten duguna da zergatik ez dugu erabiliko interkonexioa zergatik ez dugu martxan jarriko tresna bat iruzurtzaileak

gipuzkoako foru aldundiak bizi izan garen egoeraz kezkaturik eta ikusita aurrerapausoak emateko premia zegoela

zerga informazioa elkarri trukatzeko proposamena jarri zuen

proposamen honetan jakina denez jadanik egiten ari den lana antolatzen da lana egiten ari da noski badakigu baina antolatu beharrekoa da eta interkonexioa gure taldetik eskatzen dugun

definitu eta antolatu egiten da beraz oinarrizko lana egina dago oinarrizko lana aldundi guztien esku dago eta jaurlaritzak berak badaki esan bezala aldundien arteko zerga informazioa elkarri trukatzeko

proposamena badago badago mahai gainean maiatzetik gipuzkoako aldundiak egina denon artean lantzeko prest

akaso egilea da arazoa guretzat ez guretzat garrantzitsuena

aurkako borrokan sakontzea da eta helburu horrekin lan egiten gaude horregatik

ongi etorriak izango dira lana lana aurrera doa eta gipuzkoak egindako akordio proposamen hori dela eta lana

egiten ari da lurralde ezberdinen artean beraz akordio proposamen hori oinarri izanik bide bat egiten ari da eta hori da gu pozten gaituena horregatik gure proposamenean eskatzen genion jada

jaurlaritzari eta gaur berriz ere eskatzen diogu jaurlaritzari lankidetza hitzarmen hori babes dezala jaurlaritzak berak ere iruzurraren aurka izan behar duen jarrera aktiboa

andrea zuzenketak aurkeztu taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

en esa enmienda de transacción gracias eskerrik asko prieto jauna buelta hau amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi hain ezaguna da

eztabaidatu genuela beraz eztabaida eginda dago eusko alderdi jeltzalearen jarrera orduko eztabaida monografikoan agertu genuen eta ez dugu berriro berretsi baino egingo orduan esandakoa esan behar

hitzarmenak oso erreminta egokiak direla izan daitekeela eh bilduk proposatzen duena edo besteren bat

erabaki hori hartzen badute gaur adostu dugun erdibideko zuzenketa aurreko eztabaida monografikoan onartutakoa da

batzen du eta guztion aldeko botoa eskatzen dugu gauza bat bakarrik pinedo andreak esan duzu por qué algunos ponen excusas para no hacerlo eta gero esan duzu lana egiten ari dela bide bat eginda dagoela zkon
orduan hori kontraesana dela eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara sartuz pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko pinedo andrea damboreneak

eskerrik asko maneiro jauna prieto jaunak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko pinedo andrea irailean luze eztabaidatu genuen honetaz eta beste

luze eztabaidatu genuen ez zenduen bozkatu ebazpen proposamen hau zuek ez zenutelako gure izan guk planteatu genuen

bozka zentzu batean izan zela zuen aukera zen gure ebazpen proposamenen alde

aukera izan zen ez beste legebiltzar taldeen erantzukizuna martxoan

orduan egiten zela eta ez zela beharrezkoa gehiago egitea eta zuk esandakoagaz maneiro jauna lotuko dut guk

es perfecta guk beti esan dugu asko egin dela asko egiten dela justiziazkoa dela eginda dagoena aitortzea

datu aldaketetan diputazioen artean zenbat datu aldatu diren baina beti beti hobetzeko bidean

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea eztabaida amaituta

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren testu originala bozkatu dezakegu

testu originala eh bilduren testu originala

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat ez berrogeita hamabi ondorioz ez da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

botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita hamabi abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa

jarraian deklarazio instituzional bat irakurriko dut adierazpen instituzionala mendebaldeko saharako giza eskubideei buruz

saharar herriak legez kanpoko okupazio marokoarragatik nozitu duen giza eskubideen urraketa historikoaren inguruan

eusko legebiltzarreko giza eskubideen berdintasunaren eta herritarren partehartzearen batzordeak

txosten horien egile nagusien bi agerraldietan errealitate hori ezaguna ezezaguna ez zitzaiona baina orain ikuspegi zehatzagoz eta modu

errepresioa hamarkada hauetan zehar saharar herriak bizi izan duen sufrimenduaren errealitatea

ikerketaren barruan aztertu eta exhumatu diren bi hobi non bai zeuden zortzi pertsona mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian erailak

marokok saharar populazioaren giza eskubideen

konponketa horretarako ezinbestekoa delarik praktikara eramatea saharar herriaren autodeterminazio eskubidea eta eman diezaiola ahalmena mendebaldeko saharako erreferendumerako nazio batuen misioa den minursori saharar populazioaren giza eskubideak lurralde okupatuan eta exijitu diezaiela segurtasun kontseiluko herrialdeei trabarik ez jartzea gatazkaren konponketarako halaber luzatu dezala minursoren mandatua bi mila hamalauko apiriletik harago

lan egin dezatela aktiboki lehenago aipatutako konponketa bilatzen

klausuletan oinarrituta mendebaldeko saharan giza eskubideak sistematikoki urratzearen auzian besterik gabe gai zerrenda agortuta